mesedez isiltasuna aldez aurreko gaia mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena europar batasuneko justizia epaitegiak

arduradunek dagokien ardura politikoa bere gain hartu beharrari buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea urriaren bederatziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen eh bildu taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren bigarren eta hirugarren puntuen bozketak erregelamenduaren

egingo dugu orain bi puntu horien bozketa ados ez bozkatu dezakegu

berriro bozkatuko degu probatu txartela mesedez atera ondo sartuta daukazun berriro bozkatuko degu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez

eta amaitzeko euzko abertzaleak taldeak aurkeztu zuen

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hemezortzi ez ondorioz ez da onartu euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua

epsilon eta hirikori emandako laguntza publikoak ikertzeko batzordean irregulartasunen arduraduntzat jo diren goi karguekin hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna eh bildu taldearen ordezkariaren lópez de munain jauna zurea da hitza

enpresarialen ikerketa batzordea bukatu zen eta jada ondorioekin

bide batez esan beharra dago ondorioen atal horretan ez dela izenik ematen txostenean hainbat aldiz aipatzen diren arren badirudi

alde batetik upydk aipatzen ditu gobernuan ardura postuak izan dituzten pertsonak

txostenean agertzen diren pertsonei kode etikoa aplikatzea gure aldetik hasieratik izan dugu argi eta garbi ardura politikoak

eta hala jarraituz gero ardura politikoak egon egongo dira honakoa delako ustelkeria praktika okerrak klientelismoa eta alderdikeria

berez gure iritziz ez baitu ezertarako balio iraganeko eztabaidetan tenkatzea horrek jaurlaritzari eta eajri bakarrik egiten dio

epsilon eta hirikoren kasuak ez dira kasu isolatuak

enpresarialaren arteko konnibentzia kasu gehiago eta horregatik

ez da zilegi interes pribatu enpresarialak interes publikoen gainetik jartzea alegia salagarria da gogor salatzekoa erakunde publikoetan ardura izan duten zenbait

bozkatuz hain zuzen baldin eta zuzenketa oso eta zuzen badago hori berau eh bildurena da koherentzia mantendu du eta aurreko bozketan

beraz ez genuke ulertuko talde horiek orain alde ez bozkatzea por otro lado

eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

mahaiburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

geratzen ikerketa batzordearen ondorioak babestearekin

egi erdiak gezurra baino faltsuagoak diren sasi egiak zu ez zara ase geratzen batzordearen ondorioetan izen abizen zehatzak sartzen saiatuta

demokraziak astakeria hori gelditu zuelako

askoz bukatuko zuten baina horrek ez du gezurra egi bihurtuko

zure asmoa baldin bada gauzak ondo egin dituztenak bere lanak uztea nire ondorioa zein den esango dizut legedia eta araudia eskuan benetan gaitzespena merezi duena zu zeu zara se da cuenta señor maneiro

eskerrik asko lópez de munain jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna eta amaitzeko

eskerrik asko mahaiburu andrea a ver

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu maneiro labayen jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka

euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita sei bai hogeita zazpi ez hogeita bi abstentzio ondorioz ez da onartu eta azkenik eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa hau gai zerrendako bigarren puntua mozioa

jaurlaritzak indarrean dituen murrizketen politikei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena aurkeztu duen taldearen txanda urruzuno jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi susperraldi ekonomikoa baino europa hirugarren atzeraldian sartzeko arriskua indar gehiago hartzen ari denean eurogunearen

bi ikuspegi errealitatea ikusteko bi modu ageri dira batetik orain arteko politika eta neurrien defentsan ageri diren elite ekonomiko agintari eta tokiko gobernuak indize makroekonomiko eta finantzarioen baitan egiten duten

espero dugu mezuekin espero dugu egoerak hobetzea espero dugu enplegua egonkortzea itxaropentsu ageri dira eta bestetik etxeetako ekonomiaz besterik ulertzen ez duten hainbat eta hainbat herritar

egoera aldatzea premiazko behar dutenak eta hauek itxaropentsu barik ezkor eta zuhur ageri zaizkigu testuinguru honetan

honakoa da galdera eta xedea izan behar dena ere zeri erantzun behar diote aurrekontuek finantzei ala herritarrei

bermatu beharrekoak testuinguru honetan jaurlaritzak azaldu ditu jarraituko dituen irizpide nagusiak aurrekontu hori osatzeko zorraren baldintzak

zerga politika ukiezin sakratuaren baldintzak kupoan auzitan dauden mila milioiren lastreak baldintza guzti horiek eremu bat joko zelai bat

baldintza horiek akordioetarako eta akordio horiek gerora emango dutenerako orube bat marrazten dute

ulertzen dugu guk behintzat orain arte entzun izandakoaz gobernuak dio akordioa nahi duenak eremu horren baitan bilatu beharko dituela akordioak

nahi dituenak baldintza horien baitan aurkitu beharko omen ditu ez omen dago akordio posiblerik eremu horretatik kanpo eta guk esaten dugu

gure ustez milaka eta milaka pertsona joku zelai horretatik kanpo geratzen dira

ez da gai herrialde honetako pertsona guztiak barnebiltzeko

ixten dizkie pertsona batzuei preszindibleei

eskubiderik gabekoak deitu ditugun horiek inolako prestaziorik jasotzen ez duten

ikastolara gosaldu barik joaten diren umeak kide guztiak langabezian dituzten berrogeita hamar mila familiak pobreziaren

dioen ama botikak ala jana hautatu behar duten jubilatuak eta argindarra eta gasa ordaindu ezinik dabiltzan laurogeita hamar mila familiak guzti horiek

akordio edo eremu horrek delimitatzen duen eremutik kanpo ageri dira

gure ustez gure uste apalean haustura soziala sortzen dute beraz dei bat da onartu ezazue

delimitatutako eremuan orubean ez dutela pertsona guztiek lekurik eta pertsona batzuk salbuetsita geratzen direla beraz pertsona helburu

guztiz egia ere ez dela onartu ezazue baina klaro esaten da baldintza hauek halabeharrak bultzatuta

ezinbestean ezarri behar izan ditugu irizpide horiek kontrol plenoan galdetu

ez zen erantzunik egon berriz galdetuko dugu zer dago irizpide hauen atzean halabeharra sartu behar diren irizpide horien atzean

ezinbestean aplikatu beharra eta egongo da batzuetan ez diogu ezetzik

bruselas eta madrildik datozen aginpideak aitzakiak dira

ongi datozkion politika eta neurri zehatz batzuk aplikatzeko hori despejatu egin behar dugula zer gaude aplikatzera behartuak eta zer ez eta hori argitu nahi dugu eta zintzoki esaten dugu goazen adostera zer den ezinbestean aplikatu beharrekoa eta zer ez den ezinbestean

kontziliazioan ehuneko berrogeita biko murrizketak egitea eta ertzainen uniformetan adibidez

hori ez datorrela madriletik edo europatik agindua baizik eta hori zuen hautu propioa dela

batzuen baitan hartzen diren hautuak direla urtez urte

inolako murrizketarik ez egitea eta osasunean

kopuru beretsua murriztea hori ere gure ustez ez dator madriletik edo bruselastik aginduta

zuen hautu propioa dela zuen programa politikoari jarraiki hartutako hautua dela eta lehentasun batzuk kokatzen dituela baina lehentasun horiek ez direla kokatzen pertsonetan baizik eta beste interes batzuetan plataforma auditoría ciudadana de la deuda delakoak aipatzen dut zorra

amortizazioak gutxi gorabehera jada aurrekontuaren ehuneko hamarera

iritsi direlako berak esaten du zorra ordaintzea eta giza eskubideak bateraezinak direla

eta hala dio hitzez hitz zor bidegabeen adibideak ikusteko

onurarako eraikitako azpiegitura handiak daude horien atzean eta euskal herriko abiadura handiko trena da horren adibiderik argienetakoa berak esaten du hori alegia hemen ahta

eta giza eskubideak ez direla bateragarriak gure ustez ere lasta handiegia da handiegia da eta handiagoa izaten jarraituko du aurrera joan ahala eta aurrekontuetan horren araberako autu bat ere egin beharko da eta egitez egin ere egiten da euskal herria bilduk zentzu horretan bere proposamena berretsi nahi du

lehengo hor guk berretsi egin nahi dugu gure proposamena gure eskaintza

oinarrizko beharrizanetan eragina duten murrizketarik gabeko aurrekontua aprobatzeko prest gaude eta eskaintza

eta zintzoa dela azpimarratu nahi dut batez ere egun hauetan zehar entzuten ari garelako gobernuko kideen aldetik ea euskal herria bilduren eskaintza

zintzoa den eta galdera horren atzean guk uste dugu

eta gobernuak benetan egiten duen galdera dela ea euskal herria bilduk egingo duen eskaintza lehen aipatu dudan marko horren baitan sartuko den edo ez den

lehen esan bezala marko horri oso marjina txikia ikusten diogu pertsonak baldin badira helburu pertsonak baldin badira helburu baldintza horiek delimitatutako eremu horrek oso margen txikia du

aurreko urteetan irizpide berdinak erabili dira aurrekontuak egiteko eta guztiok dakigu zer gertatu den nahiz eta gobernuak behin eta berriz esan

gastu sozialera bideratua dagoela lehendakari jaunak

gastu sozialera bideratzen direla nahiz eta guzti hori esan guztiok dakigu zer gertatzen den eta gertatzen da otsailean kontziliaziorako laguntzak bukatu egiten direla apirilean tokiko enplegua sustatzeko laguntzak bukatu egiten direla abuztuan osakidetzan ehundaka ohe

behin eta berriz zerbitzuak kendu egiten direla udalek beraien dirutik jarri behar dutela dirua gizarte larrialdietarako laguntzak bermatzeko ikastetxeetan laguntza bereziak behar dituzten haur eta nerabeei asistentzia murrizten zaiela rgia ez dela heltzen gainera hartzekodunei dirua bueltatu behar

guzti hori gertatzen da aurrekontu eredu honekin

eta hala ere irizpide berdinetara jotzeko joera dagoela ikusten dugu bi mila hamabosterako ere orduan zentzu honetan orain galdera guri egitea dagokigu eta galdera berdina da

ez eh bilduk akordiorako egiten duen enplazamenduarekin bakarrik baizik eta bere leloa den pertsonak helbururekin zintzoa da eajren borondatea alegia eaj prest dago bere aurrekontu irizpideek marraztutako markotik ateratzeko irizpide horiek ez baldin badute pertsonen gutxieneko beharrizanak bermatzen hala eh bilduren eskaintza zintzoa ote den

jarrera inmobilista inflexible eta erosoan aurkitzen den bitartean herenegun uste dut erkoreka jaunak esaten duen uste dut sarrerei zegokionez sarrerak hauek dira eta hauek

astelehenean bale ondo dago baina guk galdera egiten dugu hori da egiten dugun galdera nola ulertu behar ditugu halako afirmazioak

hasieratik atea ixtea zoaztela ulertu behar dugu ala badago

berriz diot aurrekontu horietan pertsonen ongizatean pertsonen beharrizan oinarrizkoetan eraginik izango ez duten murrizketarik jasotzen ez baldin bada horretarako

guretzat aurrekontu idealak izango liratezkeen eskema horretatik ateratzeko prest gaude ez da inondik inora guk dugun

ezta inolaz ere baina prest gaude horretatik ateratzeko pertsonak helburu

jasotzen dituen aurrekontu bat baldin badugu aldiz helburua

kontuak koadratzeko marjina baina berriro diot ez da egongo milaka eta milaka herritarren atzean dauden errealitateari

aukerarik beraz gure eskaintza hortik doa ez dira nire gustuko baina murrizketak aplikatu behar besterik ez dut esaterik ez izateko eskaintza egiten dugu aplikatu besterik ez dut hori gainditzeko eskaintza egiten dugu guk eta euskal herrira bilduk berriro diot pertsonen beharrei erantzun nahi die

egingo du proposamena proposamen zehatza egingo du euskal herria bilduk baina berriro diot gauzak aldatzeko batez ere aipatu ditugun milaka eta milaka lagun

eskerrik asko urruzuno jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

egun on sailburu egun on legebiltzarkideok egun on guztioi urruzuno jauna lehendakariak

zer da eusko jaurlaritzak egingo duena lehenengo eta behin

egin genuena euzko alderdi jeltzaleko ordezkari guztiok esaten genuenean argi eta garbi lehenengo urte biak oso gogorrak izango zirela eta

egiten dagoena pertsona helburu behin eta berriro esaten duzu guk pertsona helburu pertsona ardatz dugula esaten dugula eta zure ia erretorikoan ezezkoa sumatzen da baina bai urruzuno jauna pertsona da gure helburu bakarra pertsona dugu ardatz ez bakarra baina gure ardatza bera da ez daitela izan behin eta berriro

euzko alderdi jeltzalea alderdi gizatiarra da alderdi humanista da eta horrek horretara eroaten gaitu gure lehentasuna pertsona

aipatu izan dituzu euzko alderdi jeltzalearentzat gure legebiltzar taldearentzat gobernu honentzat

pertsona dogu ardatz eta pertsonen artean beharrizan handienak

dira gure lehentasuna lehendakariak

politika orokorreko eztabaidan agian beharbada beranduago aterako gara krisialdi honetatik baina gauza bat argi eduki

aterako garela berak esan zizun interpelazioan osasunean hezkuntzan eta babes sozialean jarri duela lehentasuna jaurlaritzak

berak esan zuen bai politika orokorreko eztabaidan bai zure interpelazioan lau eurotik hiru hirutik bi

hasteko badaukagu aurrekontuei dagokionez ehuneko

hor ados gatoz zure esanak entzunda hortik aurrera daukagu hemendik eta aurrerantzean adosteko bide hori bilatzeko

bat gatoz zure esateak entzunda

abiatu dozula gogoeta esan duzunean eusko jaurlaritzaren

aurrekontuak egiteko egin dituenak ez dituztela herritarren beharrizanak asetzeko ez daudela horretara zuzenduta

eta gidalerro ekonomikoetan beren beregi hau esaten da gobernuak giza garapen iraunkorraren kontzeptua erabiltzen du filosofia eta ardatz moduan txertatzen dira gobernuaren estrategiak helburuak eta jardunak

bata giza garapena hau da pertsonen aukerak zabaltzea ekonomian gizartean kulturan eta politikan eta iraunkortasuna

kolokan ez jartzea etorkizuneko belaunaldiek beren premiak asetzeko gaitasuna

esan galdetu euskuzu eta bai interpelazioan lehendakariari galdetzen

aginpideak ezinbestean bete edo bere ideologiari jarraiki aplikatzen diren eusko jaurlaritza eta erkidegoko beste

ondo baino hobeto dakizunez jaurlaritza erkidegoko hiru aldundiek

udal guztiek eta herri erakunde guzti guztiek eta honela ez bada ipini adibide bat ipini adibide bat hori betetzen ez duena esan erakunde honek ez du betetzen

hori betetzen ez duena zein aldundik

zelan guk kudeatutakoak betetzen dituzte baina zuek kudeatutakoak ere bai

beti joan behar gara idatzitakora eta eginda dagoenera adibidetzat ipintzen zuk

eta euzko alderdi jeltzaleari ez zaizkio gustatzen atzo bertan gure alderdiko

hori planteatzen zuen madrileko kongresuan guk

hori ez dela bidea beste bide batetik egitea komeni jakula baina bien bitartean betetzen dogu indarrean dagoen lege esparrua

gizarte eskubideak ez datoz bat ez datoz bat

berriro noa idatzita dagoen beste adibide batera eta zuek kudeatzen dozuenera

izan gaitezen zintzoak zintzotasunari dei egin dautsasu urruzuno jauna

ekintzak eta egiteak aztertzen eta aurrera egin daigun aste honetan izan da izan da herri dirubideen euskal kontseiluaren bilera eta hor egin da aurrikuspena errekaudazioarena

eta aldundiak aldundiak hortik daki zenbat izango dauan

eta horretara murriztuko dira zorpetzera jo gura ez badabe esate baterako gipuzkoako aldundiak argi esaten daben moduan eta besteok agindutakoa bete behar badugu

en nuestra enmienda lehendakariak politika orokorreko eztabaidan esan zigun euskadin errealismoari eta zuhurtziari esker

egonkortasuna eta hazten hastea orain zailena daukagu egiteko hazkunde iraunkorrera itzultzea

gure lehentasuna euskadirako bideragarritasun ekonomikoa sortzeko momentuan gaude eta horretarako urruzuno jauna egonkortasuna behar dugu

hazkunde gehiago eta enplegu aukera gehiago dakar eta horretarako guztiok batera ekin behar diogu es el momento de remar juntos

gu prest gaude baina horretarako zintzoak izatea beharrezkoa da

alboratzea eta nik hasierako galdera luzatzen dizuet zer den bilduk egingo duena bizi dugun egoeraren aurrean egia esan bakoitzak egiten duguna aitortu bakoitzak ditugun baliabideak aitortu

mugatzen gaitun lege esparru hori zein den onartu eta

esan dizudan bezala zure berbak entzunda

adostasun bat bat falta jaku bai ehuneko hirurogeita hamabosta osasunerako hezkuntzarako eta babes sozialera zuzenduta dago

hor edozein kasutan danerako berba egiteko gu prest gaude proposamen zintzoak egin eta itxurakerietan jarraitu barik lehendakariak esan zuenez

aurrekontuak aurrera ateratzeko egonkortasuna euskadi aurrera

ez dugu lortu baina aurrerantzean ere jarraituko dugu

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko amaieratik hasteko prieto jaunak egin du

alderdi sozialistarena baina bilduren lekuan jarrita hemen

bazkidetzak eta preferentziak baldin badaude eta halako jokoak baldin badaude ganbara honetan guztiok dakigu eusko alderdi jeltzalea eta partidu sozialistaren artekoa dela

aurrekontuen artean murrizketei dagokionez gastu sozialari dagokionez murrizketa berdinak ezarri dira orduan ez ezazu esan ez ezazu esan

konbentzitu zuela gobernua beste aurrekontu batzuk egiteko ez

egiten ari zareten joko horri jarraiki ba errotonda biren truke eibarren eta

babesa duzuen egoerarengatik eta duzuen posizio politikoarengatik

euskal herria bilduk gobernuarekin exekutiboarekin izan dezakeen harremanaren ondorioz ari garela hemen antzerki bat egiten

bi mila hamairu eta bi mila hamalaueko aurrekontuen arteko diferentzia ez diferentzia egon da alderdi sozialistaren jarreran

lehengo urtean ikusi zuela ba beno gero eta ondorago zihoala eta bigarren urtean egiten du eta orain ikusten ari gara oraindik eta are eta ondorago doazela

eta hurrengo legislaturan bankada hori beste jende batek onartuko du jarrai ezazue eskumari jokoa egiten oso ondo

aurrekontuetan inolako ezberdintasunik ez zegoenez

batez ere eske horregatik ez da egon akordiorik bion artean gaurko erdibideko bat ekartzeko zeren aurkezten duzu testu bat non esaten den edo non abiapuntu bat jartzen den

eta zure abiapuntuan esaten duzuna da orain arte murrizketarik ez da egon beraz mantendu

gure ustez murrizketak egon izan direlako eta lehen jarri ditut hainbat eta hainbat adibide murrizketak daude eta murrizketa horiek jendearengan eragin zuzena izaten ari dira eta esaten duzunean ehuneko hirurogeita hamarean ados gaude

ondo geratu daitekeen datu bat da guk beste datu bat ateratzen dugu gastu sozialari dagokionez

osasungintzan hezkuntzan eta gizarte politika eta babes sozialean

guretzat hori ez da diru hori gastu sozialera bideratzea

exekutibo honek gastu sozialera ehuneko hogeita hamar bideratzen du klaro nik ere barre egiten dut zuk ehuneko hirurogeita hamara esaten didazunean guretzat ehuneko hogeita hamara bideratzen da

abiapuntu horretatik ez dago ez dago akordiorik orduan guk berriro diogu berriro diogu pertsonen

murrizketarik ez dagoen aurrekontu bat babesteko prest gaude eta horretarako zer da egin behar dena eta bakoitzak utzi beharko ditu atzean

nor bere maximak ala esan

utziko ditugu baina egin dezagun gauza bat hartu ditzagun osakidetza hartu dezagun hezkuntza hartu dezagun babes soziala eta enplegua

zerrenda bat non daude beharrizan urgentziazkoenak

zerrendatu ditzagun jarri ditzagun lehentasunak eta goazen lehentasun horiek babestera goazen lehentasun horietan inolako eragin negatiborik egon ez daiten goazen zerrenda bat egitera eta behar diren partidak horietan kokatzera hori da guk esaten duguna eta guk gure aldetik

gidalerro horien baitan ezartzen duen eremu horretan sartu gaitezke guk uste dugu pertsonak helburu baldin badira

pertsona guztien oinarrizko beharrizanak asetzeko beraz borondaterako

eta benetan pertsonak helburu baldin badira uste dugu guztiok ere bakoitzaren jarrera inmobilistak alde batera utzi beharko ditugula
eskerrik asko urruzuno jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea alderdi popularretik hasiko naiz señor damborenea lo que pone en nuestra

otro dato erkidego bakarra gara non gobernuak pentsiorik baxueneko herritarrei farmaziako koordainketa osatzen laguntzea erabaki duen

jauna bai urruzuno jauna barkatu

hezkuntzarako babes sozialerako eta osasunerako ehuneko hogeita hamara zuzentzen dozu eta gure kontuen arabera ehuneko hirurogeita hamara orduan lehenengo eta behin alkarregaz jarri behar gara eta ikusi behar dogu zuen kontuek zelan egiten dozuen eta gure kontuek zelan diren

orain ez bagara ba batzuetan dezimatxo bat gehiago beste batzuetan dezima bat gutxiago hori da alkarregaz jarri itxurakeriak itxi eta zintzoak izan badakizue partida batzuk amaitu dira bai amaitu dira baina gipuzkoako aldundian be begiratu zer eta gainera da testu ofiziala irakurriko dautsut

progresio bat dakar ezinbestean gizarte gastuan bi mila hamalauko ekitaldirako aurrekontua hauek aurkezteko momentu nekez kalkulatu daitekeena

horretan oinarrituta jaurlaritzak egin dauana bi mila hamalauko aurrekontuetan be da larrialdi egoerako laguntzetarako diru gehiago ipini aurreko urtean kontutan izanda esperientzia horretan aurten gauza berdina egingo dau

bilduri neurri bikoitza albo batean uztea eta itxurakeriak albo batera uztea gaur gauza bi ikusi ditugu alde batetik politikarien judizializazioa dela eta
arraiz jauna orain etorri zarenez zuk berba batzuk esan zenituen eta gaur berriro ikusi dogu hemen fiskaltzara agintzen dela gauza bat gorospe andrea amaitzen joan eta bigarrena bai

bigarrena honegaz bertan honegaz ze arraizek esan eban osoko bilkuran

saiakera berezirik ikusi aurrerantzean ia izaten den

damborenea jauna euskal talde popularraren ordezkaria zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza

urruzuno urresti jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka bat bai hirurogeita hamalau ez ondorioz ez da onartu eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

osoko zuzenketa hirugarren puntua beste batera utzi denez gai zerrendako laugarren puntua

proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebaztea mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena fórum filatélico

eragindako aurreztaileei irtenbide bat emateari buruz euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd zurea da ekimena aurkeztu eta aldezteko sí muchas gracias presidenta espero que esta iniciativa

los problemas de tantas personas nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

prieto jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza